egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera

onartutako ildoen arabera aurrekontu proiektuak dituen lehentasunei buruz gorospe andrea zurea da hitza

sailburuok lankideok laster jatorku lan ederra legebiltzar honetara jaurlaritzak bidaliko dauskuna

uda aurretik ekainaren hamabian onartu zenduezan aurrekontu proiektuak egiteko gidalerroak horrela gogoratzen genduan aurkeztutako galderaren zioan bertan eta

aurrekontu proiektu hori emaitzetara zuzenduta egoala eta herri erronka nagusiei lau erronka nagusiei aurre egiteko aurrekontu proiektuak izango zirala hezkuntza digitalizazioa internazionalizazioa zuek aurre egiteko aurrekontuak aurkeztuko zenduezala eta baita demografiaren erronka nagusi horri ere

eurogunean baino hobea dela euskadin bai aurten bi koma zortziko

eurogunekoa baino altuagoa izango dala nahiz eta aurtengoa baino apalagoa izango dan horren ondorioz lanpostu garbiak sortu izan da edo sortuko dira urte honetan zehar batzuk badagoz eta beste batzuk sortuko diranak hamazazpi mila zortziehun lanpostu garbi kalkulatzen

eta datorren urtean ere lanpostu garbiak sortuko ei dira hamairu mila berrehun lanpostu inguru kalkulatzen dira

enplegua eta kalitatezko enplegua sortzeko erantzuna ematea

lehenengo egunean harainegun hitzaldi bat eman zenuen bilbon eta orduan esan zenuen

hori da nahi duguna zertzelada batzuk izango bagenduke

aurrekontuen proiektu horren lehentasunak helburu horrek lortzeko herri erronkei erantzuteko estrategia hori jarraitzeko zeintzuk izango diren

eskerrik asko aldez aurretik eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkide jaun andreok sailburu jaun andreok

eta eskerrik asko gorospe andrea ematen didazun aukeragatik gure programak argi adierazten du zein den gure helburu nagusia ekonomia bultzatzea jarraitzea enplegu gehiago eta hobea sortzen jarraitzeko

lehentasun soziala finkatu behar dugu giza garapen jasangarria aipatu duzu eta giza garapen jasangarria da gure eredua

testuinguru batean lehentasunak ezartzea eta akordioak lantzea ezinbestekoa da aurrekontuen proiektua errealista eta arduratsua izango da

bihar etziko erronkei erantzun aurrekontuen proiektua errealista eta aurrekontuaren bidez hazkundearen zikloari eutsi behar diogu

ditugun lehentasunen artean bost nabarmenduko nituzke langabezia tasa ehuneko hamaretik behera murriztea

lehen lan esperientzia izan dezaten lortzea ehun berrikuntza proiektu estrategiko abiaraztea europako defizit publikoaren konpromisoa betetzea

iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sestaoko la naval ontziolaren etorkizuna bermatzeko jaurlaritzak dituen asmoei buruz casanova jauna

egun on guztioi eta egun on bereziki gaur hemen gurekin dauden la navaleko langileei egun on eta animo zuen borroka gogorra delako baina beharrezkoa

azalpenetan edo aurkezpenetan la naval ontziola egoera kritiko batean dago dagoeneko atzera kontuan murgilduta eta beraz galdera zuzena da prest al dago

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

la navaleko langileei bertaratutako langileei eta bertan ez diren langileei ere bai zuen bitartez casanova jauna eusko jaurlaritza aspaldi ari da

la naval enpresaren alde lanean azken urteotan nahiz eta enpresak lan karga izan egin duen zailtasunetan izan da eta oso oso gertutik

enpresaren kudeaketa arazoak eta administrazio kontseiluaren barruan gertatu ziren desadostasunek hartzekodunen konkurtsoan sartzea eragin zuten iazko bi mila hamazazpiko urteko abuztuan beraz la navalek urte luzea darama geldirik eta egia da aspalditik

gure jarrera beti berdina izan da laguntza guztia eskaini aktibitatea eta enplegua mantentzeko acciones imprescindibles buscar

casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

casanova jauna bai enpresa berezia da la naval baina konponbidean enpresa guztiekin bezala jokatzea dagokigu jaurlaritzari eta zure galderaren erantzuna

ondo baino hobeto ezagutzen duzu errealitatea eusko jaurlaritzak edo europako edozein erakunde publikoak ezin du zailtasunetan

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martinez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hemeretziko aurrekontuei buruz martinez jauna zurea da hitza

lehendakari jauna ongi etorriak ere navaleko langileak eta animo

lehendakari jauna alderdi popularrarekin egindako itunen denbora bai madrilen eta bai hemen paso egin du zuentzat eta honekin zure gobernuaren ahultasuna heldu egin da baita ere kurtso hasiera gogorra izaten ari da zuretzat gogorra izan zen politika orokorreko bilkura gogorra

dituzu jada eta honek arrazoi bat dauka elkarrizketa falta la falta de dialogo

solaskidetza falta zuekin ez da bilerarik izan

ezagutzen dituzue gida lerro ekonomiko orokorrak ezagutzen dituzue arlo sozialeko eta ekonomikoko konpromisoen eta lehentasunen koadroa eta ezagutzen dituzue martinez jauna sailburuak aste honetan

en los presupuestos arazoa hemen dago zeuk azken urteotan esan duzun bezala ezkerrarekin edo edozein talderekin eskuinarekin adostea berdin zaizula

zera da pasatako urtetako eskema errepikatu nahi duzula hau da eta eskema honen bizkarrezurra hogeita hamar edo hogeita hamabost milioiko banaketa bat da

batean klabe klientelar batean banatu egin duzuela alderdi popularrarekin azken urteetan bezala

etxebizitza babestuen funtzio soziala kontrolatzeari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko
mahaiburu anderea lehendakari jauna sailburuok

zoriontsu bat hartu dugu aspalditik espero genuen sententzia hartu dugu epaitegi konstituzionaletik eta gaur aprobetxatzea nahiko nuke

etxebizitzako legean lan egin zuten legebiltzarkideei zorionak

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
espainiako gobernuaren eta eusko jaurlaritzaren arteko konpromisoei buruz alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

beraz zubiak eraikitzeko asmoa baldin baduzue alonso jauna

aurreko urteetan egon egin diren bezala eta datorren urteko aurrekontua positiboa izango litzateke hazkunderako eta enplegua sorrerarako eta horretarako denon eskulana
ondo etorria izango litzateke eskerrik asko eskerrik asko lehendakaria jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

iriarte andrea zurea da hitza lehendakari andrea legebiltzarkideok gobernuko kideok egun on urkullu jauna egun on zuri ere
begira zure aulkia eta nire aulkia arteko tartea baino askoz handiagorik ez dago kale nagusian herriko alde zaharreko kale eder eta estua

baina ez irailaren zortzian eta han egonda baino ezin da benetan jaso

eta kale horretan azken hogei urteetan irailaren zortzian

aurten azkeneko urteekin konparatuz era askoz ere bortitzagoan alde batean udaletxe pean jendea errespetuz herri agintariak herri ordezkariak emakundeko zuzendari nagusia arartekoa edo bere ondokoa jaizkibel konpainiari txalo egiteko prest eta beste aldean plastiko beltzak oihuak pitadak pitadak bozgorailu partikularretan grabatuta irainak irain larriak kazetarien lana zailtzeko jarrerak

errespetu falta gorena baita ertzaintzarekin eta baita udaltzainekin eta baita bertan bildutako pertsona askorekin errespetu falta antolatua esango nuke urkullu jauna

ematen ez duen burrunba burrunba eta iraina azken urte guztietan izan da gogorra kale hartan egotea baina

eta jaizkibel konpainia pasatzerakoan ikusi dugu jendea negarrez ikusi dugu jendea dardarka

helduta jaizkibel konpainia osatzen duten emakume eta gizonentzat ere

hein handi batean festa hori zapuztua han egon behar da benetan hangoa sinesteko horregatik inoiz esan izan dut han egon beharko zenukeela

bakoitzak nahi duen bezala baina ezberdintasunik gabe eta berdintasunetik

izan dira aurten ikusi ahal izan ditugunak eta burrunbak eta plastiko beltzek ezkutatu egiten dute herritarren artean gero eta gehiago zabaltzen ari den ideia konponbide azkar bat behar dela alarde parekideak ez duela ezer oztopatzen ez duela inolako tradiziorik hausten festa aberastu baino ez duela egiten

aurreko legealdian hasita emakunderekin eta arartekoarekin

baina berriz ere aurten atzera urratsa atzera urrats nabarmena ikusi dugu

eta gatazka honek eragiten dio genero berdintasunari eta oinarrizko eskubideen ariketari eta plastiko beltzek

hau ez da gehiengo edo gutxiengoen arteko gai bat hau aukera berdintasun kontu bat da argi eta garbi eta eskubideak errespetatu egin behar dira

eraiki egiten du berdintasuna eta ez du festa aldatzen ala txapel gorriz jantzita joaten dira hurrengo egunean bulegoetara edo eskoletara edo lantegira

ez dauka inolako garrantzirik festa dagoenean ospatzeko elkar errespetatu beharra dagoela esaten da bestalde baina hori ez da horrela batzuk

ez da bizikidetza arazo bat errespetu arazo bat da oinarrizko eskubide bat urratsen delako eta hori onartzea da

ez da aukera kontu bat ezin daiteke aukeratu emakumeak baztertzea batzuk libre atera nahi dute eta besteek askatasun hori urratu egiten dute eta erakundeek babestu egin behar dute berdintasuna bermatu egin behar dute berdintasuna eta gaur gaurkoz lehenetsi egin behar dute berdintasuna

emakundeko zuzendariak bide batez esango dizut aurtengo irailean zortzikoaren ostean

behin eta berriz errepikatzen du eta arrazoi handiz errepikatzen du biolentzia matxistari muturreko bortxaketei muturreko

eta muturreko egoerei berdintasunetik baino ezin zaiela erantzun eta erabat ados nago baina zer da berdintasuna

lan berdinetik soldata berdina jasotzea edo zaintza partekatzea edo

eta berdintasuna da aisialdian eta festan aukera berdintasuna izatea eta erakundeek babestu indartu eta sustatu egin behar dute berdintasuna irunen gertatzen ez zen bezala eta hondarribian gertatzen ez den bezala

plenoan aurten esan nuen martxoaren zortzian kalean ikusi genuena ez zela izan manifestazio soil bat ezin dugula horretan utzi

eta esaten dugunean inflexio puntu bat izan zela orain gure ardura gu guztion ardura dela inflexio puntu hori eta egun historiko hori edukiz betetzea eta alor guztietan

eta erakundeetatik bakoitzak dituen ardurak aztertu gabe eta baztertu gabe ez du balio ahaldun

insistitzen dut alde batek errespetatu behar du besteak

berdintasunean ospatzea berdintasuna da hondarribiako alkateak eta korporazioak ongietorriak eta jaizkibel konpainiari eta tinko aurre egitea plastiko beltza jarri ez daitezen

eta festa denentzat izan dadin gobernu honek esan du bere jarrera

argia inolako zalantzarik gabekoa eta irmoa dela esan bai baina jarreraz gain urkullu jauna eta gaurko interpelazioaren bidez

datorren irailaren zortzian aurten ikusi duguna berriz gertatu ez dadin

lotsatu ez gaitezen eskerrik asko eskerrik asko iriarte

eskerrik asko legebiltzar buru anderea iriarte andrea lehenik eta behin utzidazu

gai honetan zer egin duen bat eusko jaurlaritzak

halaxe egin nuen nik neronek osoko bilkuran joan del hilean bi eusko jaurlaritzak emakunderen zuzendariaren bidez eta nire ordezkaririk nagusiena da

urtero hartzen du parte jaizkibel konpainiari egiten zaion arrera instituzionalean hiru eusko jaurlaritzak urtero esku hartzen du hondarribiako alardean ertzaintzaren bidez eta edizio bakoitzean arduraz egokitzen da polizia antolamendua bi helburu hauei begira

eta istilu handiagoak ekiditea eta bestetik bizikidetza eta berdintasuna bultzatzea lau bi mila hamairuan

egindako lanak ez zuen helburua osorik beterik edo betetzerik lortu

orduan lasaitzen lagundu egin zuen bost bi mila hamalauean lehendakaritzak

alardearen inguruan dituzten jarrerei buruz eta txosten hori ekainean aurkeztu egin zen sei aurreko legealdian zure alderdia gipuzkoako aurreko legealdi forala edo udal legealdian

zuen alderdia gipuzkoako foru aldundiko agintean zela erakunde horren eskariz

erakunde arteko mahaiaren bilera guztietan hartu zuen parte eusko jaurlaritzak baliteke egin dena nahikoa ez iruditzea zuri nolanahi ere edozein arlotan egindakoaren balorazioak beti ere konparatzeko

erreferentzia bat izan behar du aterkia ematen diogula justu egiten ari garen kontrakoa aipatzen duzularik

erakunde horren buru jardun zenuten lau urteetan edo kasu berean udalean agintea zenutenean horrek erreferentzia asko neurri bat emango liguke eusko jaurlaritzak bere gain hartutako konpromisoa hobetu baloratu ahal izateko

nondik norakoa aztertzeko gutxieneko tarte bat hartzea lehenik eta behin komeni da aitortzea konplexutasun handiko eztabaida baten aurrean gaudela eta pentsamendu sinpleen dosiekin ezin konpon daitekeena hondarribiako alardearen gatazka bi alderditan agertzen da

batetik eta bizikidetzarena bestetik arlo bakoitzak babes soziala du proportzio desberdinetan hondarribian eta handik kanpo

konponbide bat bilatzeko bideak ezinbesteko baldintza bat du distentsio elkarrizketa eta akordio prozesu batean oinarritu behar du oso zaila da benetan

lortzen ez den bitartean ezinbestekoa da gutxieneko batzuk bermatzea errespetuaren eta pluralismoaren gutxieneko batzuk gutxieneko joko arau batzuk daude eta errespetatu egin behar dira horregatik hain zuzen ere plastiko beltzen eta irainen dinamika ez da onargarria

jarraitzea da hiru helbururi lotuta segurtasuna berdintasuna eta bizikidetza gure asmoa hiru

horietan segurtasun sailaren bidez esku hartzen jarraituko dugu segurtasuna bermatzeko istilu handiagoak ekiditeko bizikidetza eta berdintasuna bultzatzeko

emakunderen bidez ekinean jarraituko dugu jarraituko dugu

ir en contra de la tradición así lo creo gure partetik beraz iriarte andrea konponbide elkarrizketatu bat lortzeko bidea sustatzen jarraituko dugu

hurrengo asteotan gogoeta aldi bat irekitzeko proposamena egiten dugu herritik bertatik sortu behar dena alderdi guztiak elkartuko dituena

konponbide bat pentsatzea bizikidetza berdintasun eta etorkizunaren bidetik

bat bultzatzeko prest gaudela eusko jaurlaritzatik eta prestutasun horrek indarrean jarraitzen du beharrezkoa da aukera horri uko ez egitea
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte anderea zurea da hitza

eztabaidan hasiko zer ez duen egin jaurlaritza honek iruditzen zait delako

euskal herria bilduk agintean egon zenean egin zena egin zen eta uste dut guztiok borondaterik hoberenarekin egingo genuela eta gainera berdintasunaren gai hau hain iruditzen zait hain garrantzitsua eta hain larria

jasaten dugun egoera batez ere konponbide bila jarri nahi dudala izan ere bai jaurlaritzak orain arte esplikatu didazun bezala egindakoa eta bai beste bide batzuetatik egindakoak emakunderen bidez

momentuz behintzat ez daukagula irtenbide bat edo momentuz behintzat ez dugula lortu arazo hori konpontzea

insistitzen dut berdintasunaren azpimarra egiterakoan hain zuzen ere bai gatazka bat dagoelako baina gatazka horretan pertsona batzuk

hori dela abiapuntua eta horrek izan behar duela abiapuntua nahitanahiez dudarik gabe elkarrizketaren bidez elkarrizketak direlako edozein gatazka konpontzeko biderik egokienak nire ustez ere baina abiapuntuak hori izan behar du iruditzen zaidalako bestela hauspoa ematen zaiela eta beste diskurtso horri babesa ematen zaiola

berdintasunetik bakarrik eta insistitzen dut eta

uste dut gutxiengo batek antolatzen duen eraso bat dela eta hori azpimarratu egin behar dela eta erasoen

martxan jartzearena jaizkibel konpainiak oker ez baldin banago

halako zerbait proposatu zuen badaudelako gauza batzuk gainera kale estu horretan berriro esango dizut

zabalagoa ez den kale horretan momentuan konpondu ez daitezkeenak

berriro errepikatuko dut gauza bat garrantzitsua iruditzen zaidana

eta hori azpimarratu beharra dago ez du ezer urratzen beste batzuk urratzen dute

elkarrizketaren bidez baina oso argi esan behar zaiela eskubide hori oinarrizko eskubide hori urratzen ari direla ez dakit zer tradizioaren izenetan edo tradizioaren izenean ez dakit zer dan tradizioa ere

orain dela urte batzuk hemen gizonezkoak bakarrik zeuden eta orain erdiak baino gehiago gara emakumeak eta horrela beste hainbat eta hainbat kontutan

arazo larri bat daukagula arazo larri bat daukagula emakumeok aurten ez nuke ahaztu nahi sei emakume erail dituzte euskal herrian

badaude datu batzuk niri oso esanguratsuak iruditzen zaizkidanak eta da gure inguruan gure entornoan hiru emakumeetatik batek bere bizitzan zehar izango duela jazarpen biolento bat jazarpen sexual bat kasu batzuetan eta beste era bateko jazarpen bat eta horiek gara gu

berdintasunetik egin behar dugu berdintasunak ekarriko duelako sistema jakin batzuk eta egitura jakin batzuk apurtzeak horregatik iruditzen zait garrantzitsua eta ezinbestekoa hortik azpimarra egitea

argi geratuz non den abiapuntua bestela iruditzen zait hauspotu egiten dela
hondarribian azken hogei urteetan egin duena eta batez ere aurten era lotsagabean eta lotsagarrian egin duena eskerrik asko eskerrik asko

eskertzen dut egindakoaren aitortza egin duzuna eta ezer baino lehenago eta badaezpadakoan ere nik

istiluak erasoak edo indarkeria saialdiak eragozteko neurriak ertzaintzak hartzen ditu urtero eta han dago ertzaintzari ez dagokiona da gatazkak konpontzea

segurtasuna bermatzea eta kalte handiagoak eragoztea eta hala egiten du beti irtenbidea planteatzen duzu eta egia esan ez dut oso ongi ulertzen edo ez dut oso ongi menperatzen zein den azken batean zuk proposatuko zenukeen konponbidea nik nolanahi ere

gatazka hau konpontzeko ez dagoela modu inposatzailerik

konponbidea ez dugula aurkituko sua pizten ibilita eta beraz sines diot distentsioa eta elkarrizketa behar direla eta denok lagun izan behar dugula horretan herritik hasita eta hori da nire ustez estrategia bakarra

denon artean eta jarrera eraikitzaile batekin estrategia berria proposatu beharko ditugula

errora bai doan konponbide bat mesedez isiltasuna

argi dago antzeko gauzak egiten emaitza berdinak lortuko ditugula beraz estrategia berriak asmatu behar ditugu

bi mila hamalauan hondarribian egin genuen ikerketa soziologiko ondorio interesgarria eskaintzen ditu orduan atera genituen datu batzuk gogoratuko ditut inkestatuen ehuneko hirurogeita zortziak onartu zuen urteroko eztabaida horrek eragin negatiboa zuela

gehiengoak ehuneko berrogeita biak nahiago zuen alarde tradizional bakarra ehuneko hogeita lauak alarde misto bakarra defendatzen zuen ehuneko hamabiak egungo ereduaren alde egin zen alarde ofiziala batetik eta jaizkibel konpainia bestetik eta ehuneko zazpiaren iritziz aukerarik hoberena bi alarde independente antolatzea litzateke hori

bi mila hemezortzian gaude etorkizunera begira ere argi agertu ziren hondarribitarren nahiak ehuneko hirurogeita hamabiaren iritziz

gaur egungo eredua gainditzeko konponbide berriak bilatzea konponbide berriak bilatzea hori da hondarribitarren gehiengoaren nahia

eta zorroztasunez eta erantzukizunez kudeatu egin behar da jarrera kontraesankorra dela irudi lezake baina erreala da gizarteari alderdi politikoei eta erakundeei dagokigu

sintesi eraikitzaile bat bilatzea

elkarrizketarako ahalegina egiteko eskatu die sentsibilitate sozial eta politiko guztiei alardearen ospakizunaren inguruan bizikidetza hobetzeko aukerak bilatu ahal izateko eta hala egingo dugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera jone goirizelaia ordorika eh bildu taldeko
legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina gernikako estatutuan jasotako eskumenen transferentziari buruz gorizelaia anderea zurea da hitza

egun on guztiei nire galdera lotura zuzena dauka erkoreka jauna zuk emandako erantzun batekin iraila hogeita seian jaso neban zure erantzuna galdera baten ondorioz

argi eta garbi gauza bat momentu honetan no hay ninguna acción autonómica

inguruan eta ezin dugu ezer egin orduan nire galdera zuzena da hau kontuan izanda eta gertatzen ari dena kontutan izanda zer egingo duzue benetan

eskerrik asko goirizelaia andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

goirizelaia andrea jaurlaritzaren ustezko menpekotasunaren inguruko tesi bat bozatzen dugu zure idazkian eta orain neurri batean ere planteatu duzu baina hori zuk zeuk zure kabuz egindako baten ondorioa da ez nire erantzunaren ondorio ezinbestekoa izan ere nik

jurisprudentzia bat aipatzen dut konstituzio auzitegiarena zuk zeuk ere ezagutzen duzuna eta ez dut inon esaten jaurlaritzak horrekin bat egiten duenik ezta horrekin gustura dagoenik ezta ere horren menpe egiten dionik hori horrela da

legebiltzar honek berak ere aurten bi aldiz apirilaren hamabian eta ekainaren hogeita zortzian erabaki du gobernu zentralari eskatzea transferentzien egutegi bat prestatu dezala sei hilabeteko epean eta hori egin du besteak beste jakin badakielako akzio hor konstituzio auzitegiaren aurrean ez daukala

legebiltzar honek bere gobernu zentralarekiko menpekotasuna aitortzen ala onartzen duenik ez markoa dana dena eta egiten du politikoki egin daitekeena

aldebikotasunez hitz egiteko adibiderik egokiena den zuk aipatzen duzuna ez dakit nolanahi ere zuk zure galderan esaten duzu

eta ea nola uztartu daitekeen aldebikotasunaren aldeko aldarrikapen hori

lehendakariak aldarrikapen hori egiten duenean gehiago egiten du gerora adi dagoen proiektu bati buruz hitz eginez

gaur egunean aldebikotasuna egon badago arlo ekonomikoan

ona litzateke arlo ekonomikoan egon badagoen hori arlo politikora ere hedatzea kontzeptu ekonomikoa dagoen heinean

eskerrik asko erkoreka jauna goirizelaia andrea zurea da hitza

nik ez deutsut esaten menpekotasuna onartzen duzunik

zer egingo duzun menpekotasun horietatik ateratzeko

tribunal konstituzionalaren erabakiekin oso legitimoa da ez egitea bat baina arazoa da betetzen duzula

ezin duzula ezer egin ez daukazulako gaitasunik behartzeko beste jesartzeko

hartutako erabakiak bai erabaki asko hartu doguz baina arazoa da hartu ezkero

eta ez direla betetzen ez daukazulako edo ez daukagulako gaitasun nahikorik behartzeko besteari jesartzeko mahai baten inguruan

lotzen dut azkeneko adierazpenarekin eta nik badakit erkoreka jauna

eta hor zaude oso pozik entzuten ortuzarrek esaten dauena baina gero ateratzen zara gauzak lasaitzeko

erantzunik horren inguruan benetan esateko gertatzen ari dena eta gertatzen ari dena da telefonoa bai hartzen dutela

gauza horien inguruan hitz egiteko kalendariok hartzeko eta benetan

inguruan eta hori da arazoa eta hori da momentu honetan dagoen indarrean hori da menpekotasun adibide bat eta hori da guk esaten duguna horrekin apurtu behar dugula eta galdera da
zelan apurtuko duzu horrekin eskerrik asko goirizelaia andrea denbora agortu zaizu

eskerrik asko legebiltzarburu andrea goirizelaia andrea nik ez dut esan problemarik ez dagoenik

nire lehenbiziko agerraldia entzuten baduzu lege aldi honetan batzordean ikusiko duzu nik han azpimarratu nuen lehenbiziko arazoa dela hain zuzen ere autogobernuaren garantiaren ezarena eta zerbaitetan zerbait egin behar bada premiñez

garantiaren inguruan izan behar da gaur egunean garantiarik ez dagoelako zuk hortik ateratzen duzu arazo bakarra jaurlaritzarena dela eta nik esan dizut legebiltzar honek ere irizpide berdin berdinarekin jokatu duela aurten

eta esaten duzu jaurlaritzak zer egingo du eta nik esaten dizut eta legebiltzarrak zer egingo du arazoa berdina delako kasu kasu bietan kasu bietan nolanahi ere

baina arazo juridiko hori bideratzeko ekimenak izan dira korte nagusietan duela urte batzuk esate baterako senatuan bertan

ekimen bat eskatzen zuena lege organiko konstituzio auzitegiaren lege organikoa aldatzea hain zuzen ere orain egon ez dagoen ekimen hori

lau senatari zeuden batek berak ere ez zion babesik eman horri batek berak ere

aukera dagoenean gaur egunean oraindik ere ordenamenduak eskaintzen ez dituen tresnak lortu ahal izateko ezker abertzaleak ez du bat egiten ez du inplikatzen eta klaro ez dakit zein neurritan benetan hori erantzukizunezkoa den eskerrik asko
eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera eva lopez de arroyabe saez de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina karrantzako minda auziaren inguruan

presidente andrea egun on guztioi karrantza legebiltzarrean berriro

karrantzako minda arrastegiaren kiebrak badituela errudunak eta proiektu hau antolatu zutenak kondenatu ditu sententzia berriarekin

konkurtsoan errudun izateak erantzukizun penala eskatzea errazten du hori badakizue beraz

prozedura penalean galdetzen dut hitz batean jaurlaritzak jarraituko du karrantzan gertatu zena babesten eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lopez de arroyabe andrea zure galderaren formulazioa

interbentzioa izan ere jaurlaritzak karrantzako mindan izandako kudeaketa babesten jarraitzeko asmoa

eta ezinezkoa da erabat orain arte egin ez dena hemendik egiten jarraitzea

eusko jaurlaritza honek behintzat han izandako kudeaketa babesteko datu bat bera ere el gobierno vasco ha incoado

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

nahiz eta karrantzakoa konpondu gabe egon zubietako erraustegia arriskutsua izango da ez bakarrik kutsakorra izango delako baizik eta ate birakari bihurtu delako hainbat

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe andrea erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina la naval ontziola enpresa publikoa bihurtzeari buruz

mila esker presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egunon guztioi señora tapia

de que haya participación pública en la naval beraz uste dugu erreskate publikoa irtenbide bakarra dela gainontzeko bideak porrot egin dute denbora agortu da casanova jaunak esan duenez administrazioak kontrola hartzen ez baldin badu la naval itxiko ditu bere ateak behin betirako eta

diodanez ulertu behar duzu bai jaurlaritzak bai espainiako gobernuak a mí me gustaría que la postura

irtenbide bakarra hori da armadoreek eta inbertsoreek nahi duten bermea instituzioen konpromisoa konpromiso irmoa konpromiso ausarta

ez dugu ikusten orain gobernuan ez dugu konpromisorik ikusten la navalekin baina ez ere

legebiltzarkide sailburuak egun on eta egun on baita ere la navaleko langileak

enpresa bat zailtasunetan dagoenean hartzekodunen lehiaketan edo kasu honetan dagoen bezala likidazioan nik uste dut gauzak oso argi hitz egin behar ditugula eta ez ditugula

zeren gauza oso serioak dira eta gauzak serio kontatu behar dira eta kontatu behar da historia osoa me decía usted que el gobierno ha dado la espalda bueno

de liquidación que es posible eskerrik asko becerra jauna tapia anderea zurea da hitza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina dieselaren zergak igotzeari buruz

lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko tapia anderea lópez de ocariz anderea zurea da hitza

anderea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina la navali buruz damborenea jauna zurea da hitza

tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbideri eta datuak babesteko euskal bulegoari buruz

nola aplikatuko dituzue datuak babesteko euskal bulegoaren errekomendazioak orain arte sinatutako espedienteetan bai eta hemendik aurrera eskerrik asko
guanche anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea zure azalpenarengatik yo acostumbro a traer

no ha hecho referencia baina dokumentua zuzentzeko duzuen borondatea pozten gaitu

erabiltzaileei langileei baita legebiltzar taldeei elkarrizketa hitzari ematen diozuen

estemos preparadas amaitzeko bakarrik gogoeta bat erakunde publikoen betebehar nagusia honako hau da

erraztu eta bidea ez oztopatu ez ahaztu mesedez
eskerrik asko guanche anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua

interpelazioa edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola

hirurogeita bederatzi barra bi mila hamabost dekretua ezartzearen ondorioei buruz interpelazioa juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina bi urteko umeen eskola garraioari buruz

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

ez du jendea aintzat hartzen politika publikoen diseinuan baina gutxienez hartzen dituzuen erabakiak izan dezaketen ondorioak kontutan izatea ondo legoke berdin da

hemen ez da ezer gertatzen pues sí

este detalle también eskola publikoan oso garrantzitsua da

sailburuok legebiltzarkideok egun on garcía andreak eta bengoechea andreak eginiko galderei

hasteko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola garraioaren zerbitzu osagarriaren balioa nabarmendu nahi nuke zuzentzen dudan sailak ematen duen zerbitzuaren bidez egunero

bostehun eta berrogeita bi ibilbideetan dakizuen bezala

hezkuntzara jotzeko berdintasuna bermatzea eta horretarako oztopo sozioekonomikoak gainditzen lagunduko duen hezkuntza sistema sustatzea

ezarritako laguntza edo konpentsazio sisteman funtsezko papera betetzen dute zerbitzu osagarriak

nabarmendu nahiko nuke bereziki garraio zerbitzua

hezkuntzako zerbitzu osagarria da eta era berean hezkuntzako gizarte prestazioa den heinean oreka izan behar du helburu eta zerbitzua erabiltzen duten ikasleei familiei eta hezkuntza zentroei eurei ere ahalik eta segurtasun juridiko handiena eskaini behar die hori dela eta

jarduketetako bat da bai eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza

eta familia eta lan bizitza uztartzeko neurriak sendotzea ere gobernu honen konpromisoak eta herritarrekin dituen betebeharrak betetzeko

lehenengoa hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak kontratatutako ibilgailuek

betiere errepidez ikasleak garraiatzeko erabilpen bereziko zerbitzu publiko erregularra ematen bada eta bigarrenik ikasleek zuzenean ordaindutako garraioaren bitartez zeina osoki edo partzialki konpentsatu den hain justu ere

indibidualizatzetarako diru laguntzen gaineko deialdiaren bitartez hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleen kasuan berriz

hori horrela izanik ere behar bereziak dituzten ikasleek ohiko garraio zerbitzua erabiliko dute betiere noski euren beharretara egokituta baldin badago

azken modalitatearen inguruan esaterako guztira hiru mila inguru ditugu bi mila ikasleei ohiko deialdian eta

bestalde ezin dugu ahaztu zerbitzu osagarri gisa hezkuntza sailak autobuseko laguntzaileen zerbitzua antolatzen duela hark kontratatutako ibilbideetan

jarraipen batzorde batek batzorde tekniko batek salbuespenak aztertu eta erabakitzeko ahalmena duena bereziki landa eremuari begira

eguneroko kasuetara egokitze aldera hau da garraiorako laguntzak eskuratzeko eskubidea ematen duten ez ohiko

nabaritu ditugun askotariko kasuei erantzun eta zerbitzuaren beharreko ekitatea bermatzeko era berean honekin

egiaztatu den kasuistika zabalari arreta emateari dagokionean

dekretu honen bidez zerbitzu osagarri honen arautze global eta orokorra ere egin da dekretua

premisapean garatu zen lehenik eta behin hezkuntzaren funtsezko zerbitzuaren unibertsaltasuna bermatzea horretarako eskola garraioko

bigarrenik autonomia erkidego osoko ikasleak homogeneoki eta berdintasunean oinarrituta tratatzea bermatuko duen araudia eskaintzea eta hirugarrenik zerbitzuak berdintasunean eta kudeaketa zuzentasunean eskaintzea bermatuko duen prozedura bat ezartzea

hirurogeita bederatzi barra bi mila hamabost dekretuaren xedapen orokorren

labur labur alegia helburuan eta aplikazio eremuan lehenengo artikuluan dakarrenaren arabera xedea

esaten du hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak osoki edo partzialki finantzatutako eskola garraioa arautzea da dekretu honen helburua

euskal autonomia erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikotan haur hezkuntzako bigarren zikloko lehen hezkuntzako eta

dagokienez dekretu honen ondorioetarako honako hau jasotzen da ikastetxe publikotzat hezkuntzaren arloan eskumenak dituen sailak

dekretu horrek ez zuela aldaketarik ezarri bi mila hamabostera arte indarrean izan zen aurreko arauketaren inguruan bertan irakaskuntza maila berak jaso

para un periodo máximo de un curso escolar hau da azkeneko kasuan baimendutzat jotzen diren ikasleak hutsik dauden lekuak

eskubiderik gabe eta ikastetxeko zuzendariak baimentzen du

gehienez ikasturte baterako insisto

hori izan da jarduteko modua eta ez da irizpide aldaketarik egon

egoera aztertu ondoren eta familia kontziliazioan laguntzeko ez da oztoporik jarriko aplikatibotik ikastetxeetako zuzendaritzek bi urteko ikasleen garraioa baimendu ahal izateko

alegia ez da aldaketarik egon ikastetxeen zuzendariak orain arte jarduteko izan duten

hasieran esan dudan bezala eskola garraioaren zerbitzu osagarria emateko beharrizanei egoki erantzuteko

kalitate eta segurtasuneko berme guztiak lehenesten dira eta garrantzitsua da horren balioa azpimarratzea gure lehentasuna gure ikasleen segurtasuna izan da

parametro guztietan zorrotz bete beharreko segurtasun araudia du zehazki bederatziehun eta hirurogeita bost barra bi mila sei errege dekretua irailaren batekoa

zirkulazioaren araubide orokorra aldatzen duena eta eskola garraioari buruzko araudia

eskola garraioaren eta adingabeen segurtasun baldintzei buruzkoa y si miran la normativa

hasieran esan dudan bezala aintzat hartu behar da hezkuntza administrazioek kohesio eta ekitate printzipioan oinarrituta kalitatezko hezkuntzarako

eta ikastetxe publikoen ikaslegoaren eskola garraioaren zerbitzu osagarria lehentasunezko jarduketa gisa ezartzen da bai eta lehen esan dudan bezala unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako beka politika eta familia eta lana uztartzeko neurriak sendotzea ere gobernu honek dituen konpromisoak eta familiekin dituen eskakizunak betetzeko

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

ubera andrea zurea da hitza egun on denoi uriarte andrea araudia irakurtzen

dakigu bai baina guk hemen nahi duguna da zuk erantzutea orain arte ez duzuna egin eta garraio zerbitzuan ere zuen erantzukizunari ihes egiten ari zarete bi mila hamairutik eskola garraioaren auzia konpondu gabe dago

bi mila hemezortzira arte lehenengo zikloko ikasleekin ez da arazorik egon

kontziliazioa indartu behar dela inoiz baino oztopo gehiago jartzen ari zarete bi mila hamabostetik argi geratu da garraio zerbitzua arautzen duen dekretua murrizketak aplikatzeko

batzuei tokatzen zitzaien eta orain bi urtekoei tokatu zaie

por cierto pozten naiz orain onartzen duzuela dekretua aldatu behar dela ze ez dakit zenbat eztabaida izaten ari gara etxe honetan dekretu hori baino aurretik

ikastetxe eta beti uko egin diozue araudi hau aldatzeari

urrats bat da ez duzue zuen erantzukizuna hartzen irizpideak ere ez ditugu ezagutzen

bizkaiko lurralde ordezkaritzak idazki bat bidaltzen du bizkaiko ikastetxeetara por cierto ez dakigun araban eta gipuzkoan zer gertatu den

irizpideak zeintzuk diren eta argi esaten zaie aplikazioa irekiko zaiela beraz gezurra da aplikazioa itxita egon da aplikazioa itxita egon da guri mesedez

duzuelako baina jakin nahi duguna da zuen erantzukizuna

garraioa hori da jakin nahi duguna eta nahi ditugu
erantzunak uriarte andrea erantzunak eskerrik asko ubera
anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

egin duzun galderari erantzuteko eta errepikatu egin daitekeenez aurretik eman ditudan azalpenak ekarri behar dizkizut gogora

hezkuntzara jotzeko berdintasuneko eskubidea bermatzea eta horretarako oztopo sozioekonomikoak gainditzen lagunduko duen hezkuntza sistema sustatzea

esan dizuedan bezala ikastetxe publikoetako ikasleen eskola garraioa gobernu honek hezkuntzaren alde herrialdeko erronka gisa duen apustuaren pieza bat da hezkuntzaren eskubideen bermeak

ari da bere jarduketak egokitzen sistemaren eta bere eragileen beharrizanei erantzuteko eta hau da aldaketaren

inprobisaziorik gabe eskerrik asko uriarte

beitu gauza bat da guri ez nahi izatea erantzutea baina beste gauza bat da familia eta ikastetxeei ez erantzutea eta horrez gain gainera oztopoak jartzea pentsatzen dugu hezkuntza saila bidelaguna izan behar dela

bidelagun horretan erraztasunak eman behar dituela erantzukizunak bere hartu behar dituela segurtasuna bermatu behar duela eta horretarako baliabideak ezarri behar dituela eta hori da justu hezkuntza sail honen aldetik ez duguna ikusten

hirurogeita bederatzi barra bi mila hamabost dekretua irakurri baina gauza bat

irakurtzea oso interesgarria da eta orain ere ikusi duguna da auzi honetan ere hezkuntza sailak modu erreaktiboan erantzuten duela bai

familiak eta ikastetxeak mugitzen hasten direla presioa egiten hasten direnean orduan

erantzukizuna hartuko duena bidai lagun izango dena elkarlana duena eta zalantzarik gabe garraio zerbitzua ere hobetu behar da hirurogeita bederatzi barra bi mila hamabost dekretua hobetu behar da eta hori ikastetxeekin elkarlanean egin behar da eta horretarako proposamen bat jarri dugu mahai gainean ikastetxeekin detektatu ze gabeziak dauden eta goazen horri

baina bi mila hamairutik mahai gainean dugun eztabaida honi behin betiko konponbidea eman behar diogu uriarte andrea ezin dugu jarraitu horrela beraz
eskatzen dizuguna da erantzukizuna zure gain eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

egiten hori da hamargarrena aurretik esan dudan bezala

dagoela eta haren egoeran negatibo aurkeztu nahi baduzu ere horrek ez du errealitatea erakusten urrats asko ematen ari dira gure sistema hobetzeko hezkuntzak inbertitzeko eta zehazki urterik urtera ikastetxe publikoetan areagotzen doaz

eta zerbitzu horietara jotzeko berdintasun eta ekitate printzipioa lehen aldiz arautzen zela

legebiltzar honetan adostutakoa betetzen da eta garrantzitsuena dena administrazioak ez du harrezkeroztik aldaketarik egin nahiz eta hori eman nahi izan den ulertzera ematen du ezin duzula hitz egin murrizketaren hitza aipatu gabe eta egia esan ez du sentsurik ez da erreala

ez dira egon beste gauza bat da zure iritziaren arabera zerbitzua beste motatakoa izango beharko lukeela

oinarrien dokumentuan bertan egiturak egokitzea eta sistema hezkuntza paradigma berrien arabera antolatzea atalean

lanean dekretu berriaren gainean ari gara lanean kasuak ari gara zabaltzen egoera eta behar berriei erantzungo dizkigu

guk familiei ematen zaizkien zerbitzuen besteak beste eskola garraioren

eta kohesioan eta ekitatean oinarritzen dira eskerrik asko

arabako familia eta komunitateko medikuntzako irakaskuntza unitatearen arduraduna kargutik

uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi lehenik eta behin esan beharra daukat nik ez dudala familia eta komunitate medikuntzako

unitatearen arduraduna ez izendatzen ezta kentzen ere erantzukizun hori

dagokio edozein kasutan zure galderari behar bezala erantzuteko informatu egin naiz erantzuna oso erraza da

eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

sobre todo no habrá más innecesariamente eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

interes berezia edo pertsonala daukazula lehen esan bezala izendapena aske bidez betetzen diren postuak ez dira betirako hasiera bat eta bukaera bat egon behar da zorionez señor uria ha hecho usted

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

zupiria jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkidek lan eta justiziako

zurea da hitza bai eguerdi on berriro guztioi eguerdion san josé

gure talde parlamentarioak interpelazio hau aurkeztu zuenean pil pilean zegoen gaia elkarrizketa sozialaren inguruan zen momentu horretan

pasatzen ari zen krisia alde sindikatu batzuek zure

confebaskekin sinatutako akordio baten ondorioz enplegu eskuduntzak confebasken eskuetan usteko akordioa sinatu ondoren sindikatu batzuek erabaki zuten

elkarrizketa sozialaren mahaia orain badirudi neurri batean behintzat krisi hori gainditu dela baina uste dugu gure interpelazioa pertinentea izaten jarraitzen duela

baizik eta zure gobernuak elkarrizketa sozialaren inguruan dauzkan planteamenduen inguruan

esaten dut elkarrizketa mahaiaren krisia gainditu dagoela momentuz eta ez naiz gehiegi zentratu nahi gai horretan baina ikusiko dugu etorkizunean nola kudeatzen duzuen hor daukazuen pitotea zer interpretazio desberdinak

lortutako akordioaren inguruan mahaia berriro berraktibatzeko eta gustatuko litzaiguke ez gara horretan zentratuko baina bai gustatuko litzaiguke zuk argitzea elkarrizketa sozialeko mahaian zure gobernuak confebaskekin sinatutako akordioa eztabaidatuko den edo zerotik abiatuko den comisiones obrerasek esan du zerotik abiatzen dela aldiz confebaskek esaten du

buruz hitz egiten edo patronalari emango zaion ponentea izatearen ohorea eta sindikatuei zuzenketak aurkezteko utziko zaien baina hori esaten nuen moduan ez da zentrala inportanteena da elkarrizketa soziala bere osotasunean eta uste dugu gainera mahai horrek ez duela islatzen ez duela benetan suposatzen benetako elkarrizketa sozialerako mahaia zer motako elkarrizketa soziala behar da herri honetan norekin

eta zertarako nahi dugu elkarrizketa soziala dagoeneko eratuta dagoen mahai horretan sindikatuen ordezkaritzaren gehiengoak ez du parte hartzen

entzun izan dugu esatea akordio batek soilik ehuneko hirurogeiaren babesa baldin badauka porrot itzela badela

kanpoan utzi duzue ehuneko hirurogei hori eta horrek ez du esan nahi gainera

langileen ordezkariek beste berrogeia ordezkatzen dutela zuek indarrean daukazue elkarrizketa sozialeko mahaia eta hor parte hartzen ari dira ugt eta comisiones obreras eta beraiek

ordezkatzen dute langileen ehuneko hogeita hamar uste dugu benetako elkarrizketa ezin dela oinarritu hain ordezkaritza urrian eta esango diguzue hor daude parte hartu nahi dutenek baina guk gobernuari eskatzen diogu gobernu honi exigitzen diogu hausnarketa sakon bat hausnarketa sakon zergatik ez dauden ez daudenak eta ia ez daudenek ematen duten

nolabaiteko pisua eta aintzat hartuak izan behar dira behintzat ez daudenekin elkarrizketa sakon bat egiteko baina zoritxarrez ikusten dugu mahai horretan lehenesten dela antzeztea irudia lehenesten dela irudikatzea balizko esparru bat elkarrizketa soziala burutzeko baina benetan eskuduntzak oso mugatuak direla

erantzuten benetako arazoei gaur negoziazio kolektiboa eta lan harremanak oso egoera larrian daude

san josé anderea casanova jauna zurea da hitza

lan harremanak eta horrela eskatzen dugu lan harremanak hemen erabakitzea hemen arautzea baina hemen arautzea eta hemen erregulatzea

langileen alde gehiengoaren alde eta nik uste dut edozein gobernuak patronalarekin harremanak eduki behar dituela baina ezin duena da orain arteko menpekotasunean murgilduta jarraitu

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina

lan egindako aparteko orduen berri jakiteari buruz hernández jauna eskerrik asko eguerdi on san jose